aurkeztua lehen arretako estrategietan farmaziak eta horko profesionalek bete behar duten eginkizunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkide jaun andreok arratsalde on

gaur argudiatuko ditugun kontuak behin baino gehiagotan

farmazialari eta lehen arretako profesionalen arteko elkarlana ezinbestekoa da gure aburuz pazienteek behar duten jarraipen farmakoterapeutikoa gauzatzeko besteak beste esate baterako errezeta elektronikoa martxan jarri zenetik paziente kronikoen presentzia murriztu egin da nolabait

eta ondorioz lehen arretako profesionalek bere garaian jokatzen zuten papera nolabait farmazialarien esku dago gaur egun gaixo

beste aldetik farmazialari eta pazienteen artean dagoen harremana kasu askotan oso estua da eta euren artean dagoen konfiantzak gaixoei laguntzen die tratamenduak

hori ere barrio jaunak aipatu du bere hitzartzean eta luze hitz egin genezake harreman honen inguruan horregatik bi esparru horien

inoiz baino gehiago sustatu behar da gure aburuz elkarlan hori aspaldi existitzen da hitzarmen batzuen bidez burutu egin dena

beti dago eta gure zuzenketaren bidez hori zabaldu nahi genuen

eta farmazia bulegoekin elkarlanean ari direla laurogeita hamareko

beraz hainbat hitzarmen martxan daude eta adibide batzuk jarriko ditut opiazioen menpekotasuna duten pertsonei

emateko hitzarmena etxez etxeko zerbitzuen arreta jasotzen duten pertsonen medikazioaren erabilera hobetzeko hitzarmena gib eta beste sexu transmisiozko

prebenitzeko hitzarmena paziente kroniko eta polimedikatuen jarraipen farmakoterapeutiko integralerako programa garatzeko bigarren motako diabetesa duten pazienteetako programa pilotua beraz hitzarmen horiek

hitzarmen guzti horien bidez farmaziako profesionalen funtzioa indartzen da herritarrei

horregatik nahiago izan dugu adostasun puntuetan zentratzea erdibideko bat lortzeko

eta hau da hain zuzen gobernuari sostengua ematen dioten taldeekin atzo bertan landu genuena eskertu behar dut talde horien jarrera eta esan behar dugu oso erraza izan dela erdibideko hau lortzeko beraz bereziki zuri orbegozo jauna eskerrik asko

eta talde popularrak ontzat eman dute erdibideko hori eta esan bezala aho batez

dugu beste bozeramaileek azaldu dutenez erdibideko hau eta eskuragarri duzuenez eserlekuetan ez naiz gehiago luzatuko beraz
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco

eskerrik asko presidente anderea eta arratsalde on guztioi guk ere

baita erdibidekoan hasi garen edo jaso dugun bezala hasieran goraipatuz farmazia komunitarioak egiten duen

horrela jaso dugu gure erdibidekoan izan ere farmazia eta bere profesionalen jarduera giltzarria da gure

eta euskal osasun sistemaren kalitatea eta eragingarritasuna bermatzeko ezinbesteko dela uste baitugu beraz

farmazia oso garrantzitsua izan da da eta izango da

ez bakarrik lehen arretaren esparruan eta hor geneukan pixka bat iritzi

uste dugu bata dela farmazia komunitarioaren paperean elkarlanean beste eragileekin izan behar duen elkarlanean sakontzea eta

berriki argitaratu den edo berriki jakitera eman den estrategia horretan nola txertatu beraz uste dut zentzu horretan

baina hor egon litekela hasiera batean iritzi

euskal autonomia erkidegoko farmazia prestazioaren kudeaketa ereduak aintzat hartu duela komunitate farmaziaren garrantzia eta baita ere gure erakundeetatik sustatu izan dela gainontzeko osasun eragileekin integrazioa eta koordinazioa bai lehen arretarekin

bai beste gizarte zerbitzuekin esparru soziosanitarioan eta abar

aipatu ditu hainbat eta hainbat hitzarmen edo programa garatu direla azken urteotan

elkarlan hori sustatuz eta osasun sailburuak ere bai

pixkat zehaztu zuen gehiago zeintzuk izan diren ekimen horiek asko horietako gehienak indarrean daude oraindik eta aipatu zuen ere bai horretan jarraitzeko

beste esparru batzuetara zabaltzeko asmoa beraz ez naiz luzatuko banan banan

compatible farmakoterapia tratamenduen jarraipena egiteko tratamenduen eragin negatiboak ekiditeko edo saihesteko botiken erabilera seguruago egin ahal izateko eta abar

osasun sailari adostu dugun edo erdietsi dugun erdibideko honen bitartez gobernu programan eta

zein izan behar den jarraitu beharreko ildo hori osasun planean bi mila hamairu bi mila hogei osasun planean

aipatu zuela edo azaldu zuela zein zen gobernu programan jasota dagoena

zer ari den garatzen osasun saila horri lotuta beraz zentzu horretan bat egiten dugu uria jaunak egin duen hausnarketa

beraz bukatzeko ondorioz guk ere berresten dugu indarrean dagoen eredu horren aldeko konpromisoa baina beti ere eta blanco andreak aipatu duen bezala dago tartea hobetzeko eta beraz eskatzen duguna da

saiatzeko osasun saila horiek hobetzen gaur egun dauzkagun baliabide horiek eta programa horiek eta abar

hobetzen jarraitu ahal izateko eta bukatzeko aipatu bezala eskerrik asko blanco andreari ere bai

erdibideko batera iristeko eta baita beste talde guztiei ere bai azkenean
aho batez onartuko delako erdibideko hau eskerrik asko

bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak elkarrekin podemos

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi boto aldekoa beraz aho batez onartu da

zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena gazte prekarietatearen kontrako talka plan berria indarrean jartzeari buruz

hirugarren puntua mozioa

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua jaurlaritzak aldaketa klimatikoaren aurkako politika bultzatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda becerra jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

euskadin ohituta gaude erronka horiei aurre aurre egitera eta klima aldaketaren borrokan eredu izateko aukera badugu eredu izateko gure konpromezua adierazten klima aldaketaren aurka

gure lana betetzen etorkizuna iraunkorra justua eta solidarioa lortzeko bidean horretarako eta guztion erronka denez gure autogobernua gure autogobernuaren tresnak erabiltzeko aukera badugu eta

adibidez ditugun eskumenak fiskalak eta juridikoak martxan jartzeko edo daukagun azpiegitura instituzionala herri politikak guztion herri politikak garatzeko politika premiazkoak politika integralak eta politika zabalak garatzeko

izan beharko ditu etorkizuneko politikariak lidergoa ekimena eta borondatea arazoari

falta zaizkigu martxan jartzeko behar ditugun neurriak neurriak ezarri behar ditugu hiru legealdi horietan ezarri martxan jarri behar ditugu eta gero betearazi behar ditugu neurriak gizartea aldatzeko neurriak ekonomia egokitzeko eta neurriak

nire diskurtsoaren hasieran esan dudanez klima aldaketaren aurkako borroka guztion erronka da herri erronka da

kolektiboa eta esan behar dut aurre egiteko modukoak garela bai globalki mundu mailan gizakiok

eta euskadiri buruz hitz egiten badugu

euskadi herri txikia dela baina aspaldian ikasi genuen txikiak izatea ez dela aitzakia ezina ekinez egina
mila esker eskerrik asko becerra jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu otero jauna zurea da hitza

bai arratsalde on guztioi beti ere poztekoa da

iristea eta gaur ere nola ez aldaketa klimatikoaren gai garrantzitsu honetan ere

nik balorean jarri nahi dut behintzat hemen erdibidekoan

alde batetik klima bi mila berrogeita hamar estrategia klimatikoaren berrikuspena egiteko konpromisoa eta aldaketa klimatikoa legea edo

epe bat jartzeaz baina iruditzen zait

balorean jartzen dudana edo ekarpen bat egiteko nahian edo asmoarekin pixka bat hausnarketa kritiko bat egin beharrean gaudela ere zeren gauzak

nahiko gaizki egiten ari direla eta ez dut hemen inor bereziki

gaizki egiten ari garela aldaketa klimatikoaren inguruan iruditzen zait edozein eztabaida hemendik hasi beharko genukeela eta

arrazoia dutela beraiek pairatuko baitituzte klima aldaketaren ondorio

alderdiak orokorrean ere administrazioa eta ez erkidego ez estatu ez mundu mailan gauzak ez doaz ondo eta

iruditzen zait dena den honetan atentzioa jarri behar dugula gehienbat jaurlaritzak

aurreko gobernuek egin dutenaz esan dugu behin eta berriz ez gatozela bat gobernuak eta aurreko gobernuek ere alde batetik energia eta beste aldetik klima kontuak kudeatzea ez zaigu iruditzen zentzua duenik kontutan izanda klimaren aldaketa ehuneko laurogeian

erretzeak dakarrelako beraz klima eta energia gutxienez eta baita garraioa esango nuke ezin dira zatitu eta legealdi honetan ikusiko dugu ez naiz oso baikorra zer legea etorriko da

aprobatuko dugunik legealdi honetan baina gehienez ere izango dugu alde batetik

beste aldetik energiaren inguruko lege txiki bat esango nuke eta garraio jasangarriaren inguruan legerik ez dakit izango dugun horregatik

euskal energia itunean egin genituen proposamenak eta hor ere balorean jarri nahi ditut

guzti honi txapel bat jartzeko moduko kontua izan daitekeela eta iruditzen zait bidea hori dela eta aurrerantzean energia eta klima elkarrekin uztartu beharko ditugula

erregelamendu berrian gobernantza energiaren eta klimaren gobernantza erregelamendu berrian oso argi uzten baita energia eta klima plan integralak

legearen aurreproiektua ere horrek klima eta energia uztartzen ditu nik uste dut bidea hortik doala eta iruditzen zait etxean gauzak ez garela egiten

iruditzen zait ez garela ari gauzak inondik inora ondo egiten ari norbait jartzearren bozeramaile gobernua

bera izan daitekeela bozeramalerik onena klimaren inguruko politiketaz

berak esaten zuen aldaketa klimatikoa arazo nagusia dela

gure estrategia klima dos mil cincuenta desfasatua gelditu den hori

eta nik honekin amaitu nahi dut zuk esan duzu becerra jauna hemen hiru kontu direla garrantzitsuak klima estrategia berritzea legea eta informatzea eta kontzientzia nik beste bat esango nuke eta nik uste dut hemen esfortzu

diruaz ari garela dirua ez duzu aipatu eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela hemen herri baten estrategiak lehentasuna non jartzen ditugun

klima bi mila berrogeita hamar estrategiak esaten zuen

urtearen bitartean urtean politika klimatikoetan edo politika klimatikoekin zerikusia zuten diruak urtean laurogeita zortzi milioi eurokoak izango zirela argi dago horrekin ez goazela inora ez dugu emisio beherapenik edukiko yo voy a dar unos datos

handiarekin jokatzera gai honekin eta

gobernu gai honetan bi buruko gobernu munstro honek iruditzen zait

edo bidegurutze ezin hobea duela gaur egun inondik inora uztartzen ari ez dena ze politika energetikoetan emisioen helburuak
ez daude barneratuak eta klimaren konpromisoak energiaren konpromisoekin uztartu gabe ez gaitu inora eramango eskerrik asko eskerrik asko otero jauna

rojo anderea euzko abertzaleak oregi anderea zurea da hitza

becerra jaunak esan digu aukera daukagu lidergoa izateko eta ados nago afortunadamente

egiteko eta gobernu programak karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatzea dauka gobernu konpromiso moduan baita noski basque country

por cierto otero jauna bi mila hamalauan programa markoanbiental horretan onartu zenean hor lana planteatu zen binomioka eta bigarren binomioa klima eta energia da hor

hor ere txertatuta zegoen binomio hori la reciente estrategia sí reciente

mila tanta itsaso osatzen dutela eskerrik asko eskerrik asko

euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz anderea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz anderea erantzuteko txandara pasatuz becerra jauna

denak oso nekatuak zaudetela baino badakizue pasioa gaiarekin eta hainbat

telegrama bitartez bada ere gauza askorekin ados nago baina badago gauza bat enfoke aldetik ez nagoena ados eta pixka bat horren haritik tiratuko dut bale

euskal sozialistak rojo anderea

mila esker eskerrik asko oregi

eztabaida amaitu dugunez bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak eh bilduk eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

gainerakoak ba bozkatuko dugu lehenengo puntua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hiru boto aldekoa zortzi abstentzio beraz lehenengo puntua onartuta geratu da jarraian bi hiru lau bost eta sei puntuak bozkatuko dira

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamaika boto aldekoa beraz aho batez onartuta geratu dira gainerako puntuak